egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehen puntua galdera

osakidetzako langileak egonkortzeko osasun saila hartzen ari den neurriei buruz larrauri andrea zurea da hitza eskerrik asko

andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi darpón jauna enplegu egonkorra eta kalitatezkoa hori da

konpromiso horretan zuk gidatzen duzun osasun sailak zeregin garrantzitsua du izan ere osakidetza da euskadiko enpresa publiko handiena así cuando usted

hori dela eta sailburu jauna sakonago jakin nahi genuke enplegu deialdi publikoek eta beste neurri batzuek nola laguntzen duten

presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna sailburuok larrauri andrea egun on guztioi

kalitatezko enplegu egonkorraren aldeko konpromiso irmoa erakutsi du osasun sailak eta osakidetzak konpromiso horrekin bat egiten dute izan ere hainbat izan dira egonkortasuna eta enplegu publikoaren kalitatea hobetzeko neurriak neurri horietatik garrantzi eta eragin handikoak dira enplegu publikoaren eskaintzak osakidetzan legealdi guztietan

eta legealdi zehatz honetan bi izango dira

es firme aurtengo lan eskaintza publikoa eskainitako plaza kopuruari dagokionez egin den ia handiena da

eskaintzen dira ia lanbide kategoria eta espezialitate mediko guztietakoak normala denez ikusmin eta ilusio handia sortu dira honen inguruan izan ere laurogeita hamasei mila pertsona baino gehiago eman dute izena bertan

eta defendatuko dugu osakidetza osatzen duten pertsonen balioa eta garrantzia izan ere profesionalak dira euskal osasun sistema

bat eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna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

orokorrek araban bizkaian eta gipuzkoan izango duten eraginari buruz

zurea da hitza eskerrik asko lehendakari andrea legebiltzarkideok lehenik eta behin esan nahi dut

eta urkullu jauna egun on galdera hauxe neukan gaurko uste duzu arrazoizkoa litzatekeela zure alderdiak gobernu espainolaren aurrekontuak onartzea

rajoyren gobernuaren proiektuan planteatutako politika murriztaileen ondorioak

baina hauxe da galdera eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on iriarte andrea
espainiako aurrekontuak onartzea ala ez euzko alderdi jeltzalearen erabakia da eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza

gobernuaren ustez aurrekontu hauek onartzea ona den ala txarra den izan ere alderdi sozialistak erretiratzea eskatu du eta zure alderdiak alfonbra gorria ipini die parlamentu honetan erabaki genuen araba bizkaia eta gipuzkoako herritarrentzat ez zirela onak

baina aurrekontu horiek ekarriko dituzte murrizketak gutxien dutenak bazterrean utziko dituzte eta defentsa errege etxe eta zerbitzu

handitu egingo dituzte zuek prestidigitadore onak zaretela usteko duzue baina trukua ikusi egin zaizue eta bagenekien hau gertatuko zela eta orain diozue

bat koma sei justu justu inflazioaren maila pentsio minimoa jasotzen duten pentsiodunentzat hori bederatzi euro dira beraz duintasuna bederatzi euroren truke

duintasuna saldu duzue eta gainera ez duzue egiturazko aldaketarik lortu eta hori partxe bat da eta zuek esan zenuten

baina ikusi dugu negoziatu duzue eta akordio bat erdietsi duzue ez dakit beraz non dagoen zuen hitza eta non geratzen diren zuen marra gorriak

izatea aurrerantzean badakigulako ehun eta berrogeita hamabosta gelditzera etorri dela esan nizun aurrekoan ere marko berri bat da eta zuk hori badakizu

altsasua eta beste gauza bat ez dakit partidu popularra zergatik den fidatzekoa urkullu jauna iaz akordioan

upn acuérdese del cambio de nafarroa la estaca kantatzen aritu zarete eta entzun zaituztet zuk bultza gogor hortik

itotzea da urkullu jauna eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza

zuek zuek zuek zuek nik esan dezakedan gauza bakarra da aurreko urtean lortutako akordioak bai euzko alderdi jeltzale eta baita eusko jaurlaritza bezala

lortutako inbertsioak positiboak dira gure azpiegiturak hobetzeko ekonomia eta industriari zuzendutako laguntzak positiboak dira ertzaintza indartzeko erabakiak ere positiboak itun ekonomikoaren eta kupoaren inguruko akordioak positiboak izan dira

aurre akordioa lortu dela erabaki hori positiboa da pentsiodun guztientzat bestela alternatiba zein da eta legebiltzar honek

jaurlaritzaren erantzukizuna ez da estatuaren aurrekontuak onartzea edo ez onartzea gure erantzukizuna da hartzen diren erabakiak herritarrentzat onuragarriak

dena den hauxe da egi bakarra batetik eusko alderdi jeltzaleak ez zuen oraingo espainiar gobernua aukeratu zein da zuen alternatiba

egon denik eta horretarako erabakigarritasuna izan dutenek ez dute bideratu ezta aurkeztu ere egin bestetik

negoziaziorako eta akordiorako bidea zabalik mantentzea erantzukizun instituzionala da eta ezin diogu uko egin eta ez diogu

betiere euskal herritarren interesen defentsan eta hori da jaurlaritzaren xedea hipotesi bat huts bati buruzko hainbat kritika adierazi dituzu zentzuzkoa da maiatzaren hogeita bost arte itxoitea eta hartzen diren

oraindik ez dira aurrekontuak onartu dakigun gauza bakarra da aurreko urteko konpromisoak beteko direla eta berretsiko direla dakiguna da pentsioak legebiltzar honek adostu zuen bezala igoko direla

legebiltzarrari errespetua ez dakigu beste proposamen batzuk adostuko ote diren ziurtatu diezazuket eusko jaurlaritzaren gogoa eta ahalegina dela euskadiren interesak eta ongizatea defendatzea edozein kasutan berriro adierazi nahi dut erakundeen egonkortasuna ona dela berez ekonomia suspertzen hasi den honetan eta konfiantza ezarri behar denean inbertsioa sustatzeko eta enpleguaren sorrera sendotzeko alta velocidad

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskumenak eskualdatzeari buruz martínez jauna zurea da hitza

egun on beno lehenik eta behin noski ere nik zaitut yo te creo lehendakari jauna

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

le interesa a las mujeres vascas y a las personas desempleadas eskerrik asko martínez jauna bukatu zaizu denbora lehendakari jauna zurea da hitza

gernikako estatutua osorik betetzeko aldarrikapena

eusko jaurlaritzak egiteke dauden transferentziei buruzko txosten oso bat egin zuen eta bi mila hamazazpiko irailean bidali zen legebiltzar honetara

legez besteko proposamen bat onartu zuen espainiako gobernuari eskatzen ziona espainiako gobernuari eskatzen ziona lanerako egutegi bat eta plan bat ezar zezala sei hilabeteko epean gernikako estatutua betetzeko lege aldi honetan jaurlaritza martxan jarri zen ez geroztik programa

eta legebiltzar honen legez besteko proposamena espainiako gobernuko presidenteari bidali egin dizkiot onartu eta berehala ez dago beraz

gai zerrendako laugarren puntua galdera susana corcuera leunda euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak turismo merkataritza eta kontsumoko sailburuari egina

inguruan corcuera andrea zurea da hitza gracias presidente lehendakari consejeros consejeras parlamentarias parlamentarios egun on denoi

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

retortillo jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera alfonso alonso aranegui euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

jauna zurea da hitza gracias señora presidenta señor lehendakari

eskerrik asko legebiltzar buru anderea señor alonso espero

eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

bazkide estrategiko batekiko harremanak indartzea katedra berri honek jarraipena ematen dio etxepare institutuak azken hamarkadan zehar

unibertsitatearekin sinatutako bi akordioak protokolo orokor batean sartu dira arrazoia honako hau da gazteleraz esaten nuen bezala interes eta zabalkunde handiago sortzea

arteko harremanak indartzea eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
jaurlaritzak politika publikoen norabidea confebasken esku uzteari buruz casanova jauna zurea da hitza

enpresetan modan dagoen praktika bat zorigaiztoko praktika esango nuke nik baina normalean enpresek externalizatzen dituzte jarduerari enpresaren jardueraren muinari ez dagozkion hainbat aktibitate adibidez kateringa hainbat osagaien ekoizpena jaurlaritzak externalizazioan eman du urrats neoliberal berri bat externalizatu ditu gobernu baten jardueraren muinari dagozkion hainbat elementu hain zuzen ere inportanteena erabakitzeko gaitasuna

gaitasuna eta jarri du confebasken eskuetan futbolari batek esan zuen futbola bazela joko bat zeinean hamaika hamaikaren kontra jokatzen zuten eta beti alemaniak irabazten zuen

berezia bihurtu duzue jendea lau urtero aukeratzen ditu bere ordezkariak eta gero beti egiten da confebaskek egiten edo

gobernu koalizioen aldeko apustua egin zuen eta confebaskek diseinatu du gobernu horren politika ekonomiko ildo nagusietan confebaskek diseinatu du

confebaskek diseinatu du politika industriala confebaskek diseinatu du politika fiskala eta berriki publikoa egin denez confebaskek diseinatu du

politika azken honek hautsak harrotu ditu eta ondorioak izan ditu elkarrizketa sozialaren mailan hautsi egin da sindikatuak

galdetu behar dizuegu edo galdetu behar dizugu urkullu jauna confebask bihurtu da jaurlaritzaren erabaki ekonomikoak hartzeko organoa edo beste era batean esanda jaurlaritza hau bada confebaskek erabakitzen dituen politika ekonomikoak egikaritzeko organo bat eskerrik asko
eskerrik asko casanova jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eusko jaurlaritzak erabakitzen du politika publikoen norabidea beti ez confebaskek

eta horretaz gain jaurlaritzaren politika publikoak

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna casanova jauna zurea da hitza

eremu guztiak irekita baitaude beste erakunde enpresak hezkuntza eta gizarte

eta aditzera eman dugu elkarrizketa sozialerako ateak irekita jarraituko dutela enplegu gehiago eta hobea sortzeko helburuarekin bat egin nahi duten erakunde eta entitateak sartu nahi dira akordio horretan gure helburua

enplegu gehiago eta hobea sortzea confebaskekin sinatutako esparru akordioak zuk estrategikotzat duzun horrek helburu hori du hain zuzen ere

inolako desadostasunik elkarrizketa sozialerako edo hiruko mahiarekin dugun konpromisoarekin eta berriro diot gure asmoa da sinatutako akordioa

bertan egiaztatu garatu aberastu eta segimendua jarraipena egiteko eskerrik asko

hezkuntzako sailburuari egina legebiltzarreko akordio bat betetzeko izandako

egun on guztioi nik sinesten zaitut

eskerrik asko arana andrea erantzuteko uriarte

lehenik eta behin beste batzuetan ere nabarmendu izan dudan bezala

aniztasunari oro har eta aniztasun afektibori eta sexualari bereziki

duen konpromisoa nabarmendu nahi dut gure ikastetxeetan oreka gizarte kohesio kulturartekotasun eta bizikidetza hobea lortzeko bat gatoz hezkuntza inguruneaz azaldutako ikuspegiarekin ba azterketarik gabeko espazioa hori dela eta hezkuntza sistemak aniztasun afektibo sexualaren inguruan egin eta bultzatzen dituen jarduketa guztiak baterako hezkuntzarako eta genero indarkeria prebenitzeko plan gidariaren barruan kokatzen dira plana sailak jarri zuen martxan duela lau ikasturte

lehen aplikazio epearen emaitzak oinarri hartuta jarraipena emateko

eskerrik asko uriarte andrea arana andrea zurea da hitza

ez da dirua bakarrik arana andrea zure galderari zehatzago erantzuteko

berdindu eskolak aholkularitza eta prestakuntza ekintzen die

horrela azaldu zuen familia politikako eta aniztasuneko zuzendariak asteazkenean egindako agerraldian

bertan lau gai handiaren inguruko proposamenak trukatzen dira ikasle etorkinak

haur eta nerabeen eskubideak eta zure galderaren gai dena lgtbiq hau da egiten ari garena eta hau da

gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina eitbko zuzendaritzak gatazka kolektiboak madrilgo auzitegi nazionalera eramatearen inguruan

eta nik ere sinesten dizut etbko euskal telebistako zuzendaritzak epaitegietan hartutako bidearen ondorioz hemendik aurrera etbko

eta ez bakarrik madril eta bartzelonako korrespontsalietakoak auzitegi nazionalean epaitu beharko dituzte euskal epaitegiek ezin izango dute etbko gatazka kolektiborik erabaki horrez gain enpresa komitea osatzen duten sindikatu biek elak eta labek gehiengo sindikalak ezin izango dituzte etbko langileak babestu gatazka

ez daukatelako ordezkaritzarik estatuan horren ondorioz etbko langileak babes sindikal barik geratuko dira hori da etbko zuzendaritzak

estatalizaziorako hartutako bidea jaurlaritzak bat egiten du lan hartu emanen
estatalizazio horrekin eskerrik asko agirre andrea

presidente andrea legebiltzarkideok gobernukideok nik uste dut gaurkoa egun egokia dela

adierazteko agirre andrea zure galdera da bat egiten duen jaurlaritzak lan harremanen estatalizazioarekin eta uste dut ez dagoela batere arrazoirik eusko jaurlaritzak gai honetan daukan iritzia eta jarreraz dudarik edukitzeko jaurlaritzak elkarrizketa eta negoziazioaren aldeko apustua egiten du lan alorrean beste batzuetan bezala eta hala adierazten du ekintzen bitartez egunero administrazioan ertzaintzan

osasunaren arloan eta apustu hori egin dezatela eskatzen diegu guri lotuta dauden erakundeetako arduradunei hala osakidetzakoei nola euskadiko orkestra sinfonikokoei nola jakina

helburu hori ez dela beti betetzen edozein akordiok bi alderen adostasuna eskatzen du eta bi aldeak ez dira beti bat etortzen eusko jaurlaritzak

lan harremanetarako euskal eremu baten beharra eta jaurlaritzaren asmoa da hori lortu arte lanean jarraitzea

eta bai eitbk indarrean dagoen legediak dioena betetzeko asmoa daukagu

legeak dioena betetzea izan da euskal irrati telebistako zuzendaritzak egin duena enpresa batek autonomia erkidego baten eremutik haratago lantokiak

eta legearen arabera kasu horretan auzi kolektiboei buruzko erabakiak zuzenean auzitegi nazionalaren eskumen izatera pasatzen dira horixe da gertatu dena
zuk egindako galdera eragin duen kasuan eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna

euskal lan hartu emanak estatura madrilera eramateaz estatalizazioaz ari naiz eta ez gatazka sindikal huts eta puntual bati buruz horregatik galdera erkoreka jaunarentzat zen zuretzat zen

arduraduna sailburua eta baita ere jaurlaritzako bozeramailea baina zuk zupiria jaunari kultura sailburuari pasatu diozu pilota horrek zeharka bada ere erakusten du zein den jaurlaritza honen

hau kontu puntual bat da bakarrik eragiten dio enpresa bati etbri seiehun bat langile dira laster

baina hori ez da ezer eta legea bete egin behar da gura nahi gura ez baina ez hau bada neurri batean bada kontu formal bat

laster konponduko litzateke baina ez dakigu zuk jakingo duzu eitbk zergatik ez duen aldaketa hori oso sinplea da esan beharrean

lan zentroa direla laneko tokia direla esanda konponduko litzateke eitbk ez du hori egin nahi izan ez du atzera egin eta hemendik aurrera auzi guztiak zuk esan bezala auzitegi nazionalean epaituko dira lan gatazka gainera

bitartekaritzarako den dena madrilera eta hori al da zuen ustez euskal lan esparrua babestea

galdera zu zarelako esan bezala autogobernu sailburua eta

bozeramailea eta zuk pasapalabra egin diozu kultura sailburuari zuri galdetu gura nizun hau ez delako gatazka juridiko huts bat eta zuk erkoreka jauna ondo dakizu eta zuk ere

euskal enpresa publiko bateko lan harremanak auzitegi nazionalera nora eta auzitegi nazionala

anakroniko horren eskuetan uztea da eta zuok ondo dakizue hori hau gure lan gatazken konponbidea euskal herritik espainiara

lo saben bien hau funtzio publikoa murriztea da

hori ez da norbere buruaren jabe izatea hori ez da bidea erkoreka jauna
zupiria jauna eskerrik asko agirre anderea erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

zuk esan duzun bezala eitbko zuzendaritzari dagokion gai bat aktore gehiagori dagokie eta alde guztiek dakigu zer dagoen jokoan

eta auziak edo negoziazio mailan konpondu daitezke edo auzitegietara eraman ditzakegu bakoitzaren erabakia da eta hona ekarri gaituen gaiari lotuta lan harremanen legeak arautzen du nork daukan

zure iritziaren eta nire iritziaren gainetik zure taldearen eta jaurlaritzaren iritziaren gainetik erabaki bat dago

hiru epaileren epaia joan den astekoa apirilaren hamazazpikoa eta honela dio

egin behar zuena egin duela eta uste dut gai honek ez duela benetan zerikusirik lan harremanen zentralizazioarekin ziur nago

eitbko lan kontuak hizketa gai izan daitezkeela eta akordiotara iristeko modua izango dela lanpostuak eta lantokiak han edo hemen egon arren

ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina bilboko metropoli trenbidearen bostgarrena lineari buruz becerra jauna zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

galdakaoko jendea basauriko jendea arratia aranaren jendea haserre dago eta haserre daude ez dakitelako

eta ez dakitelako nondik aterako duzuen dirua haserre daude hamabi urte daramatzalako erantzun horien zain eta haserre daude instituzioek ez dietelako erantzun finkorik eman orain arte

bizkaiko mugikortasun

erantzukizuna agintaritza horren plan estrategikoa

egiten ari da bi mila hemezortzi bi mila hogeita zortziko plan estrategikoa eta plan estrategiko horretan finkatu behar da

den azpiegiturak egiteko eta nola antolatu

noiz bukatuko diren agintaritza horretan badago

baita ere aldundiak eta bilboko udala eta horrexegatik galdetu nahi dizut

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente

legebiltzarkideok egun on becerra jauna zuzenean

erantzuten hasi aurretik bai gogoratu nahi nuke

klabe diren kontzeptu batzuk eta garraio publikoa definitzen hasten garenean kudeatzen edo azpiegitura berri bat egin behar dugunean kontutan izan behar ditugu hainbat gai egin behar ditugun nola egin behar ditugun zein motatakoak izan behar diren aurrekontuak

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamargarren puntua galdera

tubos reunidos taldearen etorkizunari buruz becerra jauna zurea da hitza

euskal industriaren aurpegi distiratsuena ikusten baina bi egun geroago hemen gaude eta eskuartean daukagu ba euskal industriaren beste aurpegia zailtasunak itxierak

hilabete eskas baita ere casanova jaunari erantzuten nion zerbait oso antzekoa eta aipatzen zenuen bezala gure industriak baino industriak edozein lekutan bi zati esaten ditu bi alde izaten ditu

mantentzen saiatzen ari dena kasu honetan galdetzen didazuna bigarren honetan dago izan behar du guretzako garrantzitsua eta horrela da baina zailtasunak jasaten ari da eta beraz irtenbide batzuk behar ditu

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea becerra jauna zurea da hitza

becerra jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on sailburuak legebiltzarkideok alderdi popularrak herritarrak kezkatzen dituen gaiekin aritu da

en esta cámara hamar hilabete beranduago alderdi popularrak berriro interpelazio berdina aurkeztu du tenemos que decir claramente nuevamente

bakarrik atzerapenak eta lidergo falta ikusten dugu noiz arte arazo larria izan arren

eskerrik asko artolazabal andrea garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera

euskal herritarrek energiaren alorrean jasaten dituzten gabeziei buruzko

zurea da hitza eskerrik asko lehenik eta behin guk sinisten zaitugu

eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

basordako kalan lemoizko zentral nuklearrak okupatu zituen lurren

otero jauna zurea da hitza bai eguerdi on eskerrik asko

zaituztegu arriola jauna guztiok dakigu

eraiki nahi izan zutela herritarren baimenik gabe inposatuz

baina jakina da ere azken berrogeita sei urteetan inguruko berrehun eta laurogei hektarea iberdrolaren eskuetan egon direla herriari egindako lapurreta gaur eguneraino iristen delarik kontzezioa aurten amaitzen da eta mugimendu asko ari dira gertatzen arantxa tapia sailburuak arrain haztegi proiektu bat iragarri zuen medioek berriz

espainiako gobernuak akordio bat duela momentuz misteriotsua dena eta horren bitartez iberdrolak basordako kalaren berreskurapenarekiko duen arduraz ba libratu egin nahi duela

lemoizko zentral nuklearrarengatik bi mila berrehun eta hirurogeita hamairu milioi euro eskuratu eta gero

jende askok hitz egin du gaiaz baina guri oso arraroa egiten zaigu lurralde plangintzako sailburuak

honi buruz orain arte ez duela ezer esan erantzukizuna badaukazu

eta badakizu beraz galdera sinplea da ze iritzi duzu basordako kala berreskuratu beharraz zein pausu eman dituzu zein pausu emango dituzu

ez duzuela ezer egin argi daukat ez zenutenik egin behar

más importante ez daukazula orain arte egitekorik nik ez dakit eibarrera iristen den atsotitz hauek baina

hau da zure lana egiten ez duzun bitartean beste batzuk lanean ari direla nik uste dut

babestu eta antolatzeko lurraldearen arloko planak oso argi uzten duela zer egin behar den

interbentzio bat esaten du eta deskribapena dago kala honetan bi alternatiba daude euskal autonomia erkidegoko kostaldea babesteko eta antolatzeko lurralde plan sektorialak

bat eraikitakoa behera bota eta kalaren jatorrizko egoera berreskuratzea eta bi

ingurua berreskuratzea lagunduko dutenak lehentasunak izanik eta bi kasuetan antolamendu plan berezi bat idatzi beharko da

exekutatzailea lemoizko udala iberdrola bizkaiko foru aldundia

eta oso argi dago eta hori egin behar dena zure arduran dago

hau heltzen arantza tapia ari da berriro ere lurralde plangintza

garapenari dion menpekotasuna erakutsiz zuk zure lana egin behar duzu

organo exekutatzaile hori martxan egon beharko luke eta plana mahai gainean egon beharko luke eta gero etorri proiektu ezberdinak planteatzera badagokio zure lana egin

arriola jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzak sustatzen dituen kontratazio ereduei buruz
ubera andrea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

beste arrazoi bat gehiago daukagu espainiatik alde egiteko euskal estatua eraikitzeko eta gure sistema judizial propioa eraikitzeko

haritik darpón jauna gai izango zinateke horri batean jasotzeko osakidetzan praktikan egunerokotasunean erabiltzen diren

teorian eta kontratazio horiek noiz erabiltzen diren zertarako erabiltzen diren eta gai izango zinake ere egun batetan edo goiz bat edo arratsalde bat hartu

osakidetzako zuzendariarekin giza baliabidetako zuzendariarekin eta erakunde sanitario integratuetako arduradun nagusiekin zerrenda bat egiteko

jasotzen ez diren lehen aipatu duzun plantilla estrukturalean jasotzen ez diren

lanpostu guztiak jasotzeko eta zerrendatzeko horiek dira egunerokoan ditugun lanpostuak eta ezkutatzen diren behin behineko lanpostuak eta zergatik esaten dut hau ba osakidetzan kontratazioari dagokionean bi aurpegi ditugulako

horrela kontratazioan ematen den iruzurra ezkutatu egiten delako daukagu aurpegi erreal bat egunerokoa eta daukagu aurpegi ofizial bat erreala aurpegi erreala da egunerokotasunean ematen dena kode gabe

kodeari loturik ez dauden lanpostuak dira behin behineko lanpostuak osatzen duten plantilla da ezkutatzen diren lanpostuak agertzen ez diren lanpostuak urtetan iruzurra oinarritutako kontratu ereduetan oinarritzen direnak zeintzuk dira kontratu eredu hauek ba kontratu eredu hauek dira

araberakoa zerbitzuen beharrak betetzeko kontratu eredua kurrikulum bidezko kontratu eredua egonkor eta malgua kontratu eredua

abar eta abar eta abar eta bestea ofiziala gaur zuen legebiltzarkideari erantzun dion plantilla

jasotzen dena ez duena zerikusirik egoera errealarekin eta osakidetzaren aurpegia garbitua erabiltzen den eta baliagarria den plantilla kode bat zenbaki bat duten lanpostuak horregatik hilero hilero informazioa eskatzen dugunean ikusi dezakezue erantzunetan konturatzen gara nomina kopurua eta lanpostu kopurua

nomina gehiago daude lanpostuak baino eta hori sartu gabe lanpostu partzialetan jardunaldi osoko lanpostuetara mugatuta eta gainera

izugarrizko aldaketak daude adibidez jardunaldi osoetan bi mila hamazazpiko irailean hogeita hemeretzi mila bostehun eta berrogeita hamabost nomina ziren eta

laurehun eta hamabi pertsona azaroan nominak

seiehun eta hirurogeita sei pertsona darpón jauna esadazu zuk

ikusteko zein den aldea baina guzti hau zergatik gertatzen da zergatik gertatzen da

galderak dira darpón jauna osakidetzan inor konturatu gabe lanpostuak amortizatzeko

oso erraza da lanpostu horiek amortizatzea eta horrela poliki poliki sistema publikoa ahultzen doa pribatizazioan sakontzen eta osakidetzaren egitura eraldatzen doa beste galdera bat hizkuntza irizpideak ez betetzeko sustatzen diren kontratu errealak behin behinekoak nola ez dauden kodigo bateri lotuta zenbaki batekin ez daukate zertan hizkuntza irizpideak bete behar eta badakizue euskara planak

plana orduan planean agertzen diren hizkuntza eskakizunen portzentaia eta eguneroko plantillan ematen denak ez du zerikusirik rptan jasotzen dena plantilla estrukturalean hizkuntza eskakizunak ehuneko hogeita hamar dira bete behar dena plantilla bestean

eta planetan guzti hori ezkutatzen duzue eta hori da gertatzen ari dena

lan pilaketagatik edo egoeraren arabera edo zerbitzuen bidez edo curriculumaren bidez betetzen diren lanpostuak ez dira

ez dira lan eskaintza publikoetara ateratzen ez dira existitzen eta hor daude eta behin behinekotasuna

izugarria da beraz hainbat lanpostu ezkutatzen dira

kontratazioa irizpide subjektiboen baitan egiten da kontratazio eredu hau erabiliz ez da betetzen bi mila hamaikako maiatzak bederatziko erabakia

osasun zerbitzuen aldi baterako kontratazio zerrendak egin eta kudeatzeari buruz arautzen duena aipaturiko kontratu ereduen bidez ere

ordaintzea eta gogoratu nahi dut hor europatik sententzia bat dagoela oraindik ere

ez daukagu eta hor dago baina hor ere osakidetzak arazo bat dauka

ematen den behin behinekotasun tasa dena errealitatean askoz ere altuagoa da bai eta eskaintzen diren lan eskaintza publikoak ez dira iristen

jubilatzen diren lanpostuak betetzeko ere ez dira iristen

ez zaio behin behinekotasunari aurre egiten edo ez zaio aurre egin nahi hori argitu beharko digu darpón jaunak izugarrizko deskontrola dago osakidetzan kontratazioaren inguruan eta nik

ezagutzen den ere egiazko egoera zein den aurreko legegintzaldian sailburu honek konpromisoa hartu zuen lan pilaketagatiko kontratu eredua desagerrarazteko eta legegintzaldi hasieran ere horrela adierazi zuen horrela adierazi zuen ez baldin banago oker

baina gero kontratazio malgua eta egonkorra sartu zuen indarrean hau ere kode bati lotu gabe behin behinekotasunean eta iruzurrean oinarrituta eta gainera hizkuntza irizpideak ez daukate ezertan bete behar por cierto orain dela gutxi geldiarazi desaktibatu zen kontratu eredua baina berriro aktibatu dena

araberakoa zerbitzuen beharrak betetzeko kontratu ereduekin zer gertatzen da zergatik iruzurrean oinarritzen da

pertsona berdina urteak eramaten ditu lanean baina trazabilitatea desegiteko lanpostu hori ez azaleratzeko

egiten da adibidez urtarriletik abenduak hogeita zazpira kontratua izaten da

etena egiten da gero baja bat beste lanpostu bat eskaintzen da edota beste pertsona hori kontratatzen da hiru egun barru lan berdina egiteko zerbitzu berrian lanpostu berdinean eta horrela mantentzen dugu

kontratazio eredu hau lanpostuak ez azaleratzeko ez egonkortzeko eta azkenean poliki poliki plantilla amortizatzen joateko curriculum bidezko kontratuak hauek

aste bukaeratan eskaintzen dira behatzez nahi zaionari kontratua emateko eta hori gertatzen da kontratu hauek

aste solte baten egun solte baten salbuespen egoera bati aurre egiteko

kontratu eredu hauek egonkortu egin dira eta ez dira salbuespenak ohikoak bilakatu dira eta normalizatu egin dira beraz darpón jauna galdera da sailburu honek osasun sail honek zer egingo du praxi txar hau aldatzeko eta kalitatezko

zein kontratu eredu sustatuko du sailburu honek gobernu honek eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

sailburuak ubera andrea egun on guztioi

zuk aipatzen duzun borondate hutsez eta diskurtso politez haratago

lan egiten ari gara aspalditik sindikatuekin akordioetara heltzen saiatzen gara eta legealdi honetan hainbat izan dira lortutako akordioak

adibide gisa bi mila hamasei bi mila hamazazpiko enplegu publikorako eskaintza indarrean jarritako kontratu mota berria egonkorra eta malgua dena

osakidetzan kalitatezko enplegu publikoaren alde bultzatutako neurriak bestalde jakin ezazu ibilbide honetan osasun sailak eta osakidetzak

eta gure langileek beharrezko hizkuntza gaitasuna lortzeko erraztasunak emateko lan egiten jarraituko dugula horretarako

osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko bigarren plana

eta zure galderari erantzuteko asmoz uste dut argi gelditu dela zein den osasun sailak bultzatzen duen kontratu mota egonkorra eta kalitatezkoa gaur egun indarrean dagoen epean plaza bat lortuko duten

le espero encuéntrela y si no rectifique eskerrik asko darpón jauna ubera andrea zurea da hitza

tranpa egiten duzue darpón jauna tranpa egiten duzue etengabe zaude

boletinean onartutako plantilla estrukturalaren inguruan hitz egiten eta guk nahi duguna da b aurpegi hori ere

egunerokoa ofizialki existitzen ez diren lanpostu fantasma horiek

publikatzea eta horren inguruan egitea hori oinarri hartuta lan eskaintza publikoa hori oinarri hartuta egitea euskararen plana hizkuntza eskakizunak abar eta abar ez duzuena egiten eta hori iruzurra da nola etorriko dira pertsona horiek kexatzera beraien lanpostuak ez baldin badauka kodigorik

baina lanpostua bai lanean ari dira funtzioak dituzte eta europak zergatik belarrietatik tira egin zizuten orduan hemen iruzurrik ez zertaz ari gara hitz egiten

iruzurra kronifikatuta dago behin betikotuta dago

oraindik pentsatzen dut oraindik iristen naizela bidaltzen didazun informazioa ulertzera eta hemen sindikatu batzuk ere txostenak egin dituzte guztiek ez

baztertzea eta negoziazioak erabiltzea herritarren eskubideak ez bermatzeko pena bat da

bete beharko lukete erakundeek bete behar duten bezala eta guztiok bete behar duten bezala

lan eskaintza publikoan eta beste kontratu mota hau egonkor eta malgua delakoa onartzearekin beraz b aurpegi hori nahi dugu azaleratzea eta a aurpegia bilakatzea eta nahi dugu kontratazio eredu hori guztia bukatzea datuak baditut

datu guztiak izen abizenekin lanpostuekin funtzioekin erakutsiko dizut baina lan hori zuek egin behar duzue

etxea astindu ikertu ikusi

ze baldintzetan ze irizpiderekin ematen diren kontratu ereduak abar eta abar ikusi aztertu eta gero etxea ordenatu

osakidetzaren etxea ordenatu eta irizpideak jarri

erakunde publikoak eredu izan behar zarete eredu kontratazio ereduan

objektiboa izan behar da eta ez dagoen pertsonaren araberako

gertatzen dena aipatu ditudan kontratu eredu guztiekin bultzatzen ari zareten behin behinekotasun guztiarekin iruzurrean oinarrituta

sindikatu batzuen konplizitatearekin bai bai jauna eta horrela da

ikerketa bat egiteko azterketa bat egiteko a aurpegia

alderatzeko bai zeren momentu honetan osakidetzan belaunaldi aldaketa bat eman behar da

irizpideak zehaztera eduki behar ditugun lanpostuak zehaztera eta plantilla bakarra

rptan jasotzen dena plantilla funtzionala rptan ez dena jasotzen

baina ikusten da kopuruetan ez daukala zeri ikusirik hori bai gero publizitate bezala eta aurpegi garbiketa bezala lan eskaintza publikoak

irrigarriak dira irrigarriak dira ikusita egunerokoan errealitatean

lan egiten ari diren pertsonak guztiak ikusita eta ez bakarrik ez bakarrik

direnak orduan klaro gero hitz egingo dugu kalitatezko osasun zerbitzuaz hitz egingo dugu pertsonak erdigunean jarri behar direla

nola eskainiko dugu kalitatezko osasun zerbitzu bat sustatzen den enplegua ez baldin bada kalitatezkoa nola esango dugu

pertsonak erdigunean dugula langileak

eta langileak zer esango dute langileak la egin nahi dute eskerrik asko ubera andrea

ubera andrea lehen esan dizudan bezala hainbat dira osakidetzak eta osasun sailak bultzatu dituzten neurriak

bi mila hamasei bi mila hamazazpiko lan eskaintza publikoa horren adibide zehatza da laurogeita hamasei mila pertsona baino gehiagok eman dute izena eskaintza publiko honetan eskainitako plaza kopuruari dagokionez egin den ia handiena da

ia lanbide kategoria eta espezialitate mediko guztietakoak

son realidades datos zein da osakidetzaren arazoa kronikoa non dago

duen balioespenari buruz garrido anderea zurea da hitza

garrido andrea egin didazun galdera irakurri dut galdera horrek itxura batean gauza bat uzten du agerian osakidetzak

oinarriak ez dituzula irakurri irakurri izan ezkero argi ikusiko zenuke ez dagoela euskararen inguruan

eza non dago usteko diskriminazioa nik ez dut ikusten izan ere ez da existitzen eskerrik asko darpón jauna

ez du diskriminatzen diskriminatzen duena da norberak nahi duen hizkuntza koofizialean atenditua izan izatea eskerrik asko
eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina artziniegako museo etnografikoari buruz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko zupiria jauna barrio jauna zurea da hitza

en mal puerto muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zupiria jauna zurea da hitza

eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hamazazpigarren

legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina lan eta justizia sailaren

eguerdi on guztioi bi mila hamaseian irailean hauteskundeak bi mila hamazazpian urtarrilean legislaturaren

esplikatzeko zure burua sailburu andrea zu agertu zinen lana eta justiziaren batzordean zure objektiboak zure lehentasunak pentsatzen zenuena

zirela esplikatzeko eta nik hori ikusita egingo dudana da errepasatu esan zenuena eta ikusi orain arte esan zenuenetik zer gertatu den eta zer egin duzun eta zuk hitz egin zenuen gauza desberdinen artean

nola izango zen edo zein gauzak egingo ziren gazte justiziaren inguruan

genero indarkeriari buruz hitz egin zenuen hitz egin zenuen horren inguruan letratuaren asistentziari buruz lokalari buruz

doako justiziari buruz hitz egin zenuen mediku forenseari buruz

euskarari buruz justizia restauratibari buruz hauek dira adibide batzuk hortik urtebete baino gehiago pasatu da eta zuk planteatutako gauzaren inguruan parlamentu honek eta komisio horretan ere erabaki desberdinak eta asko hartu direla adibidez

bi mila hamazazpiko maiatzak hartu zen erabaki bat eta horretan esaten zen parlamentu honek adierazten zuela bere babes guztia txanda horrekiko eta

baita ere bi mila hamazazpiko ekainean

erabaki bat hartu zen bi mila hamazazpiko azaroan

prozesalari buruzko erabakia hartu zen bi mila hamazazpiko azaroan emakumeen

erabakia hartu zen egin dira konparezentzia batzuk mediku forenseek agertu dira komisioan eta guk

galderak galdetu dizugu eta erantzunak ere

lehenengo momentuko galdera izan zen transferentzia penitentziarioari buruzkoa eta galdera horretan lehenengo galdera zen transferentziari buruz hitz egiten zenuenean zenbat preso daude kartzeletan eta

non dauden zenbat diren eta zer nolako graduak edo zer nolako tratamendu penitentziarioa zeukatela zure erantzuna izan zen ez zenekiela baina galdetuko zenuela idatzik galdetu genuen eta erantzuna izan da

saiatuko naiz bilera bat egiten eta horren ondorioz esango dizut zeintzuk diren eta nola gure galdera lotura zuzena zeukan transferentziarekin zelan egingo duzu plan bat ez badakizu norentzat egin behar den beste galdera

hau da ikusten duguna egon gara itxaroten ez dugu nahi izan lehenengo momentuan zuregana joatea esanez beno hau ez duzu egiten egin behar da beste modu batean itxaroten egon gara baina itxaroten gauden bitartean emaitzak ez dugu ikusten

uste dugu denbora nahikoa dela zerbait mahai gainean izateko gai guzti honen inguruan

aztertzen ari garela ikusten ari garela saiatuko garela eta horretan geratzen gara bere momentuan agerraldi horretan

ondorio bat guretzako zela anbizio gabeko gauzak planteatzen zenituela ez zenuen ezer erantzun baita ere beste momentu batean eta beste agerraldi baten ondorioz pentsatu genuen eta esan zotzegun gainera zure lana

zela eta bai kontinuista da zentzu konkretu batean

azterketak egiten bilerak egiten gauzak pentsatzen baina guzti hori ez da gauzatzen ez da gauzatzen ez dugu ikusten gauzapena ez dugu ikusten horregatik behartu gaituzu galdera egitera nahi duguna da jakin gai guzti honen inguruan funtsezkoak direnak garrantzitsuak direnak zer egingo duzu nola

planteatzen duzu beste gauza batzuen artean

ez dugula nahi hau gauzak dauden moduan aurrera jarraitzea aldaketa sakonak eta inportanteak ikusten dugulako behar beharrezkoak direla bestela

gertatu zena eta aprobetxatu nahi dut

eta justiziaren inguruan hitz egiten ari garela gauza argi bat esateko hemen geratu gara batzuk eta ezin izan gara joan konzentraziora baina nik argi esan nahi dudana da

gure hitza emakumeen hitza epaituko dutenik guk argi daukagu gertatutakoa beste gauza bat zela

benetan sinesten dugu eta hori da honekin amaitu nahi dut nire lehenengo zati honen interbentzioa eskerrik asko eta zure erantzunaren zain

eskerrik asko presidente andrea jaun andreok eguerdi on guztioi

eskerrik asko san josé andrea goirizelaia andrea zurea da hitza

san josé andrea gai zerrendako hamazortzigarren puntua interpelazioa

gizarte elkarrizketarako organo iraunkorraren egungo egoerari buruz

eskerrik asko hernández jauna san josé andrea zurea da hitza

así lo exige eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko san josé andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera

enpresarako eredu inklusibo eta parte hartzailearen proposamenari buruz

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko san josé andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko san josé andrea jarraian
bi adierazpen instituzional irakurriko ditut adierazpen instituzionala unrwa lanaren alde eusko legebiltzarrak bere babesa adierazten dio

lanari nola gazan eta cirjordanian populazio hori biltzen duten errefuxiatu eremuetan

unrwarekin hartutako konpromiso politiko eta ekonomikoak eta halaber

ez betetzeen aurrean komunitate horri dei egiten dio esleitutako funtsak gehitzera erakundeak bere lana jarraitu ahal izan dezan

adierazpen hau bidaliko die bai eusko jaurlaritzari eta espainiako estatuko gobernuari bai eta

batzordeari ere eusko legebiltzarraren adierazpen instituzionala ikusirik nafarroako probintzi auzitegiaren epaileak sexu abusutzat eta ez sexu erasotzat

eusko legebiltzarrak hau erabaki du bat eusko legebiltzarrak erabateko babesa eta elkartasuna

bi eusko legebiltzarrak errespetutik adierazten du ez dagoela ados emandako epaiarekin batez ere gertakariak sexu eraso delitu jarraitutzat

zentzu horretan adierazten du bat egiten duela nafarroako gobernuak iragarritako errekurtsoarekin halaber adierazten du ados dagoela fiskaltzak

epaitu epaiaren aurka errekurtsoa aurkeztearekin

emakumeen eskubideen defentsan eta desparekotasunak eta emakumeenganako egiten diren indarkeria mota guztiak erausteko